bueno egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

gogoratzen dizuet hogeita hamabi jaun andreek eskuordetu dutela

aldez aurreko gaia amiantoaren biktimentzat konpentsazio funts bat sortzeari buruzko lege proposamena aurkezteko eusko legebiltzarrak diputatuen kongresura bidaliko duen ordezkaritza izendatzea lege proposamena aurkezteko eusko legebiltzarrak diputatuen kongresura bidaliko duen ordezkaritza izendatuko dugu

eduki ahal izango ditu gehienez batere eragozpenik ez badago proposatzen dizuet baiespena onestea ordezkaritza hori

hirukoaren osaketari dagokionez berriz hiru hautagai aurkeztu dira

haien izendapena baiespen onestea bestela bozketa orriz egin beharko genuke beraz arazorik ez baldin badago

ba ikusten dut ezetz ontzat ematen dira hiru hirukoa

gloria sánchez blanco eba andrea eta aiartza gai zerrendako lehenengo puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena ahalik eta herritar gehien

ahalik eta lasterren lortu ahal izateko txertaketa estrategia aldatzearen inguruan eztabaida eta behin betiko

ordezkariak dauka hitza ubera andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko eskerrik asko egun on guztioi lehendakari jauna

aditu bati baino gehiagori eta esperientzia handiko osasun profesionalei

entzun izan diet eta diote biharko egunik egongo ez balitz bezala txertatu beharko

oso urruti gaude horretatik oso motel eta gaizki goaz herritar ahulenak ere atzean uzten ari gara ahulenak lehen lerroan jarri beharko genituzkenean momentu honetan birusaren aurka egiten dugun txertoa da eta txertoak gordetzeak bizitzak arriskuan jartzea suposatzen du eta gure lehen betebeharra da bizitzak salbatzea biztanleria babestea suposatzen dut horrekin

dugu eskuartean pandemia bat eta modu kolektiboan erantzun behar zaio eta modu kolektiboan erantzuteko ahalik eta azkarren ahalik eta eperik laburrenean ahalik eta herritar

eta hori izan beharko litzateke gure helburua eta hori izan beharko litzateke sagardui andrea begi bistan izan beharko zenuen xedea talde babes potentziala lortzeko momentu honetan norbanakoaren ehuneko ehun immunitatea lortzea baino askoz ere garrantzitsuagoa da

lortzea horrela ahulenak babestu ahal izateko eta honekin ez dugu esan nahi

lortu behar baina momentu honetan premiazkoa da azkar azkar azkar txertatzea

ausardiaz jokatzeko garaia da ausardia da eskatzen duguna erabakiak azkar hartzea

azkar exekutatzea ikusten ari da ebidentzia zientifikoa eta gero eta orokortuagoa dena

duen eragina baina errealitatea da txertaketan aurreratuak dauden herrialdeetan bereziki israel

baina emaitzak ere ikusgarriak izan dira adinekoen egoitzetan ez da urrutira joan behar bai bestela dugun arriskua da eta gero eta nabarmenagoa dena ba birusak aurrea hartzen digula eta

nagusitzen direla ikusi bestela zer gertatu zaigun aldaera britaniarrarekin eta orain oso momentu delikatuan gaude

aldaera berriei aurre egiteko ez da nahikoa ere gu txertatuak egotea mundu mailan txertaketa koordinatua eta bateratua

eta noski txertoarekin bakarrik ere ba ez da nahikoa ez da nahikoa izango

ditugu behar dugu besteak beste mugikortasuna ahalik eta txikiena izatea pilaketak ekiditea aztarnari eta ikerketa ekipo sendoak baheketak lehentasunezko kolektiboetan edo eta biztanleriaren artean

eta abar baina tira honetaz atzo batzordean hitz egin genuen eta ez dut sakonduko agerian

txertaketa kanpainan ere pandemiaren kudeaketan bezala atzetik goazela madrilen atzetik goaz madrilek hartzen dituen erabakien atzetik kopia pega eginez bertako marko estrategikoei edo eta erabakiei gure erabaki propioak

eta madriletik datozen erabakiak gure gizartearen errealitatera egokitu gabe eta horrek

zeintzuk dira arazo horiek begira kolektiboen zerrendan kolektibo bakoitzaren azpian hainbat azpitalde

eta kasu batzuetan hainbat kolektibo ere ahaztuak izan dira hasiera hasieran desgaitasuna zuten eta instituzionalizatuta zeuden herritarrak ez ziren kontuan hartu ahaztuak izan ziren mugitu behar izan genuen

txertatuak izan ziren gauza bera gertatu zen dependentzia handia eta pisuetan bizi direnekin edo eta herrietan etxez etxeko laguntza zerbitzuan

dependentzia handia duten adingabekoekin eta euren zaintzaileekin

jarraitzen dut jarraitzen dut txertaketa kanpainan ikusten ari garenarekin begira ez da ulergarria ez da ulergarria eae izatea estatu mailan

bagoia ez da ulergarria estatuko media dagoenean laurogeita hiru koma lauan guk behintzat atzo puntuazioa igo genuen eta hirurogeita hamairutik hirurogeita hamazazpian jarri ginen ba ez da ulergarria

ez zaigu gustatzen espainiarekin alderatzea baina zuek joera handia daukazue espainiarekin alderatzen beraz onean eta txarrean egin behar dira aldaketak eta ikusten da estatu mailan

dituztela eta hemen ez estatuan ere emergentzietako langileak txertatuak zeudenean hemen oraindik ez eta mobilizatu behar izan zuten txertoa jartzeko egia da egoitzetako adinekoak eta langileak txertatzen nahiko txukun

ehun urtekoen zentzuarekin gertaturikoak ere ez du izenik

ez zuen nahi izan hasieran beste erakundeen baliabideekin elkarlanean aritzea azkenean bere burua behartua ikusi zuenean hasi zen aldundietako baliabideekin

interbenitzera txertoa jartzeko formakuntzari buruz zer esango dizuet hala moduz egun batetik bestera eta hala moduzko formakuntza hirurogeita bost urtetik gorako nagusiak atzean geratzen ari dira bidean geratzen ari dira

laurogei urtetik gorakoetan ministerioko datuen arabera eta datu horiek kontutan hartuta ere laurogei urtetik gorakoetan ere

ere azkenak gara polizia guardia zibilak ertzainak lehenetsi dira kolektibo

ez dira gure eskuduntza eta espetxeetako funtzionarioak ere ez dira gure eskuduntza

atzoko datuak hartuta ministerioko eta eaeko boletinetatik

ditugu jarri gabe oraingo erritmoarekin jarraituta

bi mila hogeita lauan lortuko genuke biztanleriaren ehuneko hirurogeita hamar

ez da bakarrik gustatuko litzaizkigun txerto kopurua baino gutxiago iristen zaizkigula arazoa ez da bakarrik iristen zaizkigun txerto kopurua

azkar jartzeko arazoa da gobernuak ez duela gaitasunik

hobeto hobeto nola ez baina ardura edo errua kanporatu ordez

gobernuak egin beharko lukeena da errebisatu errebisatu eta konturatuko litzateke tarte handia duela hobetzeko planifikazioa

dena inprobisazio bat izan da eta noski horrelako egoeretan inprobisazioa badago eta normala da eta inprobisazioari aurre egin behar zaio baina oinarrizko planifikazio baten irailetik aukera egon da txertoak iristen ziren bitartean gure barrua antolatzeko nola egin protokoloak nola egin banaketak

egin prestatu gabe zegoen guztia eta horrek ekarri du iluntasuna nagusitzera eta horrek deskonfiantza sortzeaz gain hasieran ekarri zituen irregulartasunak izatera eta kaosa eta deskontrola nagusitu da eaeko txertaketa kanpainan

astero asteazkeneko batzordean egiten ditugun proposamenez gain komenigarria ikusi genuen gaur eztabaidagai dugun proposamena ekartzea

txertaketa azkartzeko ahulenak lehen lerroan jartzeko bizitzak arriskuan ez jartzeko

jartzen ez den txertoa arriskuan jartzen den bizitza delako eta zer da planteatzen duguna planteatzen duguna da komunitate zientifikoarekin estrategia birplanteatzea ez da munduko beste ezer ezta

lehen dosia lehenesteko eta ahalik eta eperik laburrenean ahalik eta herritar gehien babestuak izateko eta talde babes potentziala lortzeko eskatzen dugu ere planifikazio eta kronograma bat eszenatoki posibleekin

beharrezkoa dela gobernuak esan zigun bazuela kontingentzia plana eskatu genuen eta ikusi da ez duela kontingentzia planik ikusi da eskatzen dugu ere

ahalik eta azkarren eta premiaz txertatzea eta horretarako badakizue beharrezkoa dela

azkartzea eskatzen dugu esku gehiago formakuntzarekin formakuntza gehiagorekin txertaketa kanpainan jartzea elkargoarekin

aukera emanez hori da gure proposamenean laburbilduz jasotzen duguna

pena bat da gaurkoan adostasunik lortu ez izana edukiak baino nahiz eta edukietan desberdintasunak ere badauden edukiak baino beste arrazoi batzuk

zilegiak izan daitezkeenak eta horretan ez naiz sartuko baina espero dut guztion hobe beharrez guztion hobe beharrez gaurko eztabaida bultzada bat

estrategien eztabaidatik harago ebidentzian oinarrituta komunitate zientifikoan oinarrituta txertaketa azkartzea ekarriko duen lan ildoa premiaz premiaz bitarteko guztiekin indarrean sartzea bizitzak daudelako jokoan pandemiaren tunel luze honetatik apurka apurka irteera ikusten hasteko nahiz eta oraindik lasaitasunez

eta nahiz eta apirilean txerto gehiago aurreratuagoak iritsi arren denbora beharko dugulako egoera normalizatzeko baina behintzat behintzat bidean ahal diren

gutxien gal ditzagula horregatik da inportantea txertaketa azkartzea pertsonak ez garelako zenbakiak ez gara zenbakiak

normalizatu diren zenbakiak desegiten hasi eta herritarren aurpegi begi

ikusteko eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz
elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko egun on denoi egun on legebiltzarkideok desde luego el objetivo

no cambien besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on

berriro gai honi buruz eztabaidatzen ari gara

eta guk argi daukagu ere txertoaren prozesua azkartu behar dela eta momentu honetan lehentasun bat izan behar dela eta horrela adierazi dugu hainbat

tribuna honetan eta bai batzordean atzo bertan sailburuari esan genion horrela izan behar dela eta ematen du dauzkagun emaitzak ikusita horrela ez dela eta

hausnarketa bat egitea ezinbestekoa dela eta neurri zehatzak bideratu behar ditugu eta horrela gure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

muchas gracias eskerrik asko tellería jauna

eta egiten ditugu bustitzen gara pandemia hasieratik bustitzen ari gara komunitate zientifikoarekin

ez gara mugatzen kritika egitera pentsatzen dugulako eta guretzat erosoagoa izango litzatekeelako baina pentsatzen dugulako momentuak eskatzen duela bustitzea elkarrekin bustitzea beste kontu bat da gobernuak ez duela busti baina zilegi da eta guk jarraituko dugu egoerak eskatzen duen bitartean guzti guztietan proposamenak ekartzen begira

pandemia aurretik egin ez diren politiken inguruan eztabaidak ekartzea beharrezkoa da

patenteak liberalizatuta izan bagenitu merkatuan esku sartu izan bagenu noski baietz horiek guztiak egin behar dira eta hemendik aurrera ea zerbait ikasi dugu eta pandemiatik irteten garenerako hau konpontzen dugun baina orain eskuetan ditugun bitartekoekin erantzun behar ditugu eta erabakiak hartu behar

hartzeko momentua da erabakiak azkarrak ausartak eta azkar exekutatzekoak begira komunitate zientifikoa

eta lehenbailehen jartzean dago hori da komunitate zientifikoaren eta ebidentzia zientifikoaren estrategia hor daude baina arazoa ez da estrategia kontua estrategia albo batera utzita ere arazoa da

egiten ari den kudeaketa ez dela egokia kudeaketa kaxkarra dela txertoak ez direla azkar jartzen begira argudio bezala erabiltzen didazue behin eta berriz stockarena bai

estrategia aldatu duzuen txertoarena

ez dago arazorik justu estrategia aldatu duzue horretan beraz ikusteko

hobetzeko eta beraz ikusteko ez dagoela aitzakiarik begira erabakiak hartzerakoan gobernua administrazioari gobernuari arduratzen dio

eragin izango duen bere erabakiak hau da berandu iristen banaiz bigarren dosia jartzera

zer eragingo dut baina administrazioa haratago joan beharko litzateke

eta askok eta pentsatu beharko luke erabakiak ez hartzeak zer eragingo lukeen zer eragiten du txertoa ez jartzeak zer eragin du astrazenecarena bertan behera jartzeak zer eragin du klaro hori frogatu daiteke

jartzen ez den txertoaren atzean heriotzak daude

gaixotasuna larritzea da hori da eta hori da zuen estrategiarekin ahalbidetzen ari zaretena heriotza gehiago larritasun gehiago transmisio gehiago hori da jartzen

oso garrantzitsua da eta honi ez zaio ematen duen garrantzia esan dut heriotza kasu larriak suposatzen du jartzen ez den txertoa bakoitzaren atzean horregatik da inportantea

eta bigarren dosia gorde nahi baduzue ere ez goaz ondo ez goaz ondo sistema ez doa ondo geldo goaz eta hori txertaketa kudeatzen ari denaren errua da eta begira badakit hau ez dela debate zientifiko eta tekniko bat eta askotan esan dizut batzordean ere

eta komunitate zientifikoan oinarritzen gara begira hemen daukat ez dit denbora ematen hemen daukat estatu batuetako the lanceteko hainbat

estatu batuetako bakunen erakunde ofizialak esaten duena zenbatean atzeratu daitekeen pfizer moderna txertoa kontutan hartuta ere

irizpideak ebidentzia argia eta rico jaunak ere badaki zer dagoen badaki beraz serioak izan behar gara oso gai serioa delako

seriotasuna eskatzen du seriotasuna eta ez ez dakit zelako
eztabaidak bizitzak daudelako jokoan besterik ez eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak dauka hitza garrido andrea zurea da hitza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

beraz bozketara pasatuko gara amaitu da eztabaida eta bozkatuko dugu eh bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

beraz ez da onartu euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu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

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako bigarren puntua

pobrezia energetikoari aurre egiteko neurriak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den martínez zatón jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

lau urte eta piko geroxeago hemen nago hemen gaude elkarrekin podemos izquierda unidatik

defendatu nuen lehenengo ekimena honen inguruan izan zelako

honekin babesa hobetzeko proposamen bat aurkezten dugu

datuak bizi dugun osasun krisiaren aurretik adierazten zutenez gero eta gehiago ziren pobrezia erlatiboko egoeran zeuden euskal biztanleak

eta pobrezia larriko eta bazterketako egoera kroniko bihurtzen ari ziren gure

pandemia aurretik eustaten azken datuak bi mila hemezortziko urtekoak direnak adierazten dutenez pobrezia arriskuak eta diru sarreren ongizaterik ezak euskadiko biztanlegoaren ehuneko

aesak edo orain hitz egin dugun gurutze gorriak kudeatzen

horiek ditugula euskadin baina ez dira ez dira nahikoak

eta baita ere daukagu arrakala digitala bezalako egiturazko arazoa

eskuratzea oinarrizko eskubide bat erabiltzeko bermatzeko informazio kanpainak falta direnez desinformazioa dago honen inguruan bazterketa sozialaren eta pobrezia energetikoaren aurka borrokatzen duten kolektiboen arabera

ez denez zuzenean aplikatzen estatuan bost koma bost milioi etxe inguruk ez dute gauzatua ikusten bonu soziala edo laguntza baliokidea jasotzeko eskubidea ez dakitelako existitzen delako eta

aplikatzen era zuzenean familia askok ez dakite horrelakorik dagoenik edo merkatua arautuan egon behar dutela hori eskatu ahal izateko edo adibidez merkatu libreko fakturetako deskontuak eta bonu soziala nahasten dituzte eta horri asko laguntzen mesede egiten dute elektrikoetarako lan egiten duten komertzialen lan egiteko moduak

o menos extrema y sobre esto sobre esto guzti honen inguruan informatu behar dugu euskal jendarteari eta horrexegatik eskatzen genuen gure hasierako

erdibidekoan sentsibilizazio kanpaina bat eusko jaurlaritzak egitea honen inguruan no nos parecía para nada descabellado

pobrezia energetikoari lotutako gurutze gorriaren jarduketak ehuneko

baina gurutze gorriaren aburuz eskatzaileen kopurua izugarri igoko da aurten bi mila hogeita batean

eragindako krisi ekonomikoa larriagotzen bada eskariak gora egingo duela aurreikusten delako

ari gara legez besteko honekin sistemari buelta ematea ez sisteman premiazkoak diren zenbait gauzak hobetzea eta

akordioak beste aukera galdua akordiorako baina

gure sisteman dauden gabeziak hobetzeko lanean eskerrik asko

martínez jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuko gara euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria larrea andrea zurea da hitza

andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on denoi aste gutxi dira legebiltzar honetan

eztabaidatzeko aukera izan genuela eta uste dut orduan argi geratu zela zein zen gaiaren inguruan gure taldeak egiten duen irakurketa

kasuistikak aipatu ditu martínez jaunak eta hemen errepikatuko beste behin baina badira pare bat kontu azpimarratu egin nahiko nituzkeenak batetik araba bizkaia eta gipuzkoan

espektakularra izan dela bi mila zortzitik aurrera tartean gora egin duela

aurre egiteko nahiko baliabide ez dutenen kopuruak eta ia

hitz egiten ari garela bestetik pobrezia datu konparatuetan gure puntu beltzenetako bat dela pobrezia energetikoa da

direla eta azkenik azpimarratu nahiko nuke azken datuak bi mila hemezortzikoak aztertzen denetik jaso izan den datu okerrenetik

pandemiaren aurreko datuak dira guztiak eta pentsatzekoa da egoerak okerrera egingo duela pitzadura bat dugu orduan ere esan nuen eta argi dago gure babes sistema ez dela gai izaten ari egoerari erantzuteko eta asko dira

atzean eta babesik gabe geratzen ari diren pertsonak argi esan genuen orduko eztabaidan politika publikoetatik erantzunak emateko garaia dela gure ustez eta bizitza duin eta iraunkorren aldeko gure autu politikoaren ikuspegitik hotza ez pasatzea eskubide bat izan beharko luke eta konbentzimendu horretatik aurkeztu genuen orain aste batzuk

beste gauza guztien gainetik giltza bat izan nahi zuen lege proposamena giltza diogu ze lege proposamenaren helburu nagusia jomuga energiaren erabilpen minimo bat eskubide bilakatzea zen

eta eskubide bilakatzea eta hori iraunkorra den marko energetiko batean egin ahal izatea eskubide berri bati zerraila irekitzea zen gakoa

jaso genuen badakizue hori baina gure lege proposamenak bazuen beste indargune bat bai ze pobrezia energetikoari heltzeko politika publikoak europa mailan lau multzotan biltzen dira eraginkortasun energetikoan zentratutako neurriak

gizarte tarifetan zentratutakoak eta beste neurri batzuk ongizate energetikorako gure lege proposamenaren indargune nagusia zen

guztietan erreparatzen ziela baina gaur aldiz

partziala den eztabaida bat burutu beharko dugu ez errenten transferentzian zentratutako neurrietara mugatuta multzo honetan erkidego honetan daukagun erreminta nagusienak gizarte larrialdietarako laguntzak dira

duen pobrezia energetikoaren kontrako programa baino

itxaron behar izan genuen bi mila hamabostean hemen lortutako akordio bati esker gizarte larrialdietarako laguntzetan pobrezia energetikoa berariazko gastu bezala

horrez geroztik kontzeptu honetan ezarritako gehienezko zenbatekoa urteko bederatziehun eurotan

etxebizitzarako prestazio osagarrien zenbatekoak ere urteak eman ditu eguneratu gabe eta gainera bere kopurua ere murriztu du jaurlaritzak eta ezin ahaztu noski diru sarrerak bermatzeko errentaren zenbatekotan egindako murrizketak

eta laguntzen kopuruak ez eguneratzeak edo murrizteak euskal babes sistemaren babes helmena murriztu egin du orain dela urte batzuk euskal babes sistemaren

handiagoa zen eta egoera honen konstatazioa ere behar sozialei buruzko

gure babes sisteman artatutako pertsonen artean pobreziatik irteten ez ziren pertsonen pobreziaren

bi mila hemezortzian ehuneko hogei koma seikoa zen distantzia hori hau da jasotzen dituzten prestazio eta laguntzen zenbatekoak izoztu edo murriztuta

pobreziaren atalasetik urrunduta geratu dira milaka herritar hortaz aparte gurutze gorriak kudeatzen dituen pobrezia energetikoaren kontrako programa dago laurehun mila euro hitz egin genezakeen programa honi buruz ere

bada jaurlaritzak artikulatzen dituen erantzunen nahikotasuna eta egokitasun faltaren adierazle argiena baina hori ez da gaurko eztabaida baina bai gogoratzea hau ere ez dakit zenbat urteetan kongelatua dagoen partida bat dela

kuantifikatua ere badago eskuartean ditugun datu desberdinek erakusten dute martxan jarritako erantzunen ez nahikotasuna eta helmen eskasa eta gainera denoi iritsi zaigu gurutze gorriak kudeatzen dituen laguntzen inguruan ematen diren arazoen berri

gutxienez gutxienez ditugun arazoei irtenbidea bilatu beharko diegu eta ematen ditugun erantzunak moldatzen hobetzen eguneratzen egokitzen

asmo hori du gure ustez gaurko ekimenak eta asmo horretan aurkeztu genuen guk gure zuzenketa

eta motzera hemen dauzkagun erraminta horiek errealitatera beharretara egokitzea eta norabide berean kokatzen da elkarrekin podemosekin lortutako erdibidekoa ere baina bueno gobernua sostengatzen duten taldeek aurkeztutako emendakina ikusita ez dirudi horren beharrik

ez dago eta guk ulertu dezakegu diferentziak eduki ditzakegula

erantzunak izan beharko lukeen norabidean eta prest egon ginen gaur alde batera

nolabait akordioa errazteko baina epe motzari dagokionean planteatzen duguna da gure erreminten eguneratze bat hori baino ez

ez da sistema goitik behera aldatzea proposatzen errealitatera egokituko den erantzun bat emateko erramintak eguneratzea baino ez da planteatzen hori

que no es el caso de esta iniciativa eta bitartean esandakoa gora egoera hau bizitzen ari diren pertsonen kopurua eta okertzerako bidean

gaur zuen gehiengo osoari esker bukatu hasi bezala egingo dugula egoera hau bizitzen ari direnei inolako

emendakin bat onartuz hori da errealitatea gordin amaigabe bat baina negua ez da joango

mila esker eskerrik asko kortajarena andrea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen
ordezkariak ai barkatu euskal sozialistak

eskerrik asko mahaiburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok egun on guztioi coincidimos

vaya en aumento eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu jauna legebiltzarkideok jaun andreok egun on denoi

esan nuen ardatz bezala pobrezia energetikoa pobrezia dela eta pobreziari txirotasunari ez geniokeela abizenik eta adjektiborik ipini behar baita ere aipatu neban

erratuta egongo garela soilik zerbitzu sozialetakoa dela uste baldin badugu

gizarte zerbitzuek azken sarea eskaini dezaketelako baina pobrezia erasotu nahi izanez gero eginkizuna erabat zeharkakoa delako horregatik

inguruan irakurri ditzagun datuak laburbilduz bere osotasunean inkesta honetatik eratorri behar zen ondorio nagusia zen oinarrian txirotasuna adierazleak egonkortu egiten zirela

babes ahalegin itzela diru sarreren berme errenta etxebizitzarako prestazio osagarria gizarte larrialdietarako laguntzen sistemak txirotasunaren ondorioak beste hirurogeita hamar mila hirurehun eta berrogeita zortzi pertsonatan gutxitzeaz haratago

egoera horretatik bi mila hemezortzian bi mila zortzian behatutakoa baino ehuneko

ordea txirotasun adierazleak onera eginda ere ez zuten egoera ekonomikoaren erritmo berean eboluzionatu

txirotasun datuak baloratzean euskadin komeni da adieraztea gure gizartea bi mila hamasei bi mila hemezortzi epealdian diru sarreren maila eta ongizatera

horrela bi mila hemezortzian euskadi ezberdintasun maila txikienetako herria zen europan

gini indizean eta gai honen xehetasunak gehiegi ezagutu gabe entzuten ari denarentzat esan arlo honetan azpitik egotea gainetik egotea baino hobea dela

aurreko egoera horrekiko aipamenak eta balorazio guztiak ezer gutxi balio digutela orain

kontziente garelako denok inguruabarrek behin behinean ez bada ere okerrera egin dutela aurreko egoera eta ezaugarri guztiekiko eta jaurlaritza eta hor dago eta gizarte zerbitzuen alorrean soilik eta txirotasunari dagokionez gizarte larrialdietarako laguntzak hamasei milioi gehiagorekin hornitu ziren aurreko urtean eta inor atzean utzi gabe deituriko fondoak beste bederatzi milioi

lehenik eta behin egoera ezberdin batean gagozelako hala nola gure egitura ekonomikoa desberdina da egitura sozioekonomikoa egoera soziala

eta beste hainbat aldagai ezberdinak diren bezala eta guzti horrek egiten du estatuko datu horiek

baina legez besteko honen gauzarik deigarrienetako bat da espainiako gobernuan dagoen indar politiko batek espainiaren argazki negargarria ematea

ekimenaren proposatzailearen alderdi edo koalizioak kontsumo eta lan alorrak zein gizarte gaien presidenteordetza bere esku dituenean

salneurrien egungo ezarpen sistema gehiegikeriatzat hartuz bada hor daukazue zuek zaudete espainiako gobernuan

argindarrean ordaintzen duguna lotsagarrikeria bat da eta lotsagarrikeria da faktura horren baitan pagatzen ditugun kontzeptuengatik

baina izan bedi libre bakoitzaren abilidadea eta egin ezazue

horretarako ipintzen diozuen literatura guztiarekin hori bai egia bada ere lagunduko lukeela argindarraren faktura merkatzeak ez pentsa horrek txirotasun energetikoarekin amaituko leukeenik are gehiago zuek zeuok

ekimen honetan jakitera ematen duzuen datuarekin alegia bost koma bat milioi herritar aurkitu daitezkeela estatu espainiarrean

azken datu honek azalerazten du hasieran nioena zuek proposatzen duzuenaren aurka ezin garela gelditu pobreziaren kontrako borrokan soilik gizarte zerbitzuetako laguntzetan kasu baterako gizarte larrialdietarako laguntzetan

eginkizun hori askoz ere zeharkakoagoa delako ekonomia bizkortu behar da formakuntza sustatu beharra dago txirotasun energetikoari buruz ari garenez etxebizitzetan efizientzia energetikoa ahalbidetu elkarrizketa soziala indartu enpresa inklusibo parte hartzaileak sustatu lanbide eta diru sarreren berme errenta eta horren inguruan izan beharreko lege aldaketa gizarte larrialdietarako laguntzak

uste dut gobernu programaren zati handi bat zerrendatu dudala azken finean txirotasunaren aurkako borroka oso lotua baitago denon ongizatearen aldeko helburuarekin

podamos llegar a hacerlo eskerrik asko eskerrik asko urrutia jauna erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

bat egitea larrea andreak esandako hasierako hitzekin eta baita ere

ez gaude ados ze pobrezia energetikoa eta pobrezia orokorrean sistema ekonomiko injustu baten eragina

señora kortajarena eskerrak ematea

akordioagatik bat egin genuen ere bai zuen lege proposamenaren tramitazioarekin gero

eztabaidatzeko eta gure zuzenketak egiteko baina hor adostasun puntu hori dago eta gero

en esta cámara eskerrik asko martínez jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak hitzik ez du hartu behar

eztabaidak ikuspuntu orokor batetik planteatzen direnean

erantzuten duzue gaur bezala neurri konkretuetara joaten baldin bada eta neurri konkretuetan oinarritutako planteamendu bat egiten bada eztabaida ikuspuntu orokor batera eramanda erantzuten duzue eta

bai andueza jaunak eta bai urrutia jaunak gaiari buruz aipatu dituzte gauza batzuk

orokorrean beste gauza batzuez ere aritu zarete ezta eta bitartean gora

eta okertzerako bidean zuk ere aipatzen zenituen urrutia jauna zera behar sozialen inkestaren datuak

eta hain dira egoskorrak ba erakusten dutela bi mila hemezortziko datuek erakusten dute

aztertutako adierazle ia gehienek okerrera egin dutela azkeneko azterketa horretan eta konkretuki gaur hitz egiten ari garen

estatukoak eta europakoak baino datu nabarmen txarragoak ditugula eta erakusten du baita ere

eta datuek erakusten dute baita ere aktibatu diren erantzunen

artatutako pertsonen artean pobreziatik irteten ez ziren pertsonen pobreziaren

hamaseian ehuneko hogei koma seikoa bi mila hemezortzian pobreziaren atalasetik urrundu dira pobreago dira

hitz egiten ari gara oso erreala den egoera batez

eta artikulatzen ari diren erantzunak datuek erakusten digute ez direla

ez dutela nahikoa erantzun ematen ze gainera goraka doan fenomeno bat da eta luis salzo berak

berak esan zuen hau zela gure pobrezia datuetan puntu beltzenetako bat uste dut zentzu horretan badugula ardura bat hemen paparra ateratzeaz aparte egiten diren programez eta martxan jartzen diren programez batzuk

gaiarekin zerikusirik ez dutenak dira gaiarekin zerikusirik ez dutenak dira eta lehen ere aipatu dut inkestak zertarako egiten dira egin beharko dira inkesta horiek politika publikoak gidatu beharko dituzte eta bi mila hamazazpitik

hitz egiten ari gara eta ez dakit noiztik laurehun mila eurotan kongelatua dagoen programa batez hitz egiten hortaz hitz egiten ari gara bai zuek aipatu duzue bai

zenbateko orokor hori bai baina horrek pobrezia energetikoa

behar egoera batzuk bizi dituzten pertsonengan ez du eraginik ze ondo dakizue zuek orain arte

larrea andreak ere aipatu duela eta udalek konplementatzen zituzten aesen partida horiek

bederatziehun eurotan zehatua dago kongelatua dago bi mila hamazazpia geroztik bi mila hamazazpia geroztik gauza asko pasa dira

argindarraren fakturaren prezioaz gauzak aldatu egin dira eta lehen esan bezala

gizarte babeserako sistemak egokitzen joan behar dira

eguneratzen joan behar dira horiei erantzun errealitateei egokitu ahal izateko eta tamainako erantzunak emateko bi mila hamazazpitik kongelatua

badakigu zer gertatzen ari den programa honekin eta ze koordinazio arazo ematen ari diren eta zer ondorio dituen beraz gaur oso gauza konkretuez hitz egiten ari ginen oso gauza konkretuez

ez gara gehiegi sartu ez dugu esan zenbat igo behar diren zenbatekoa izan behar den kuantia maximo hori horretan ez gara sartu baina hori ere ez hori ere ez gauzak berdinak eginda helburu desberdinak lortzea

hori bai ez dela errealista eskerrik asko kortajarena andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

ditugun bi taldeak orokorrean ibili garela gai honetan eta gauzak zehazki

orokorrera jokatzen dugula eta uste dut behintzat

guztiz kontrakoa egin dudala nik lehenengo momentutik hona

nork ekarri zuen eztabaida hau esatetik zenbat gauza egin diren zenbat gauza

eta nondik nora gauza horiek eta partida horiek

esan dut konkretuki eta bat bakarra falta egin zait jartzea renta de garantía de ingresos delakoan ze hori ez dut aipatu baina beste guztiak

para intentar paliar estas situaciones eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna euzko abertzaleak urrutia jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea marka da

horrek izango du merituren bat baina ea oraingoan konkretuagoa naizen

zuk neguaz hitz egin duzu beno ulertu dizut larrialdietarako laguntzek ez dutela eraginik udalek eta osatu behar izaten dituztelako nik ezagutzen ditut udal batzuk eta ez dira euzko alderdi jeltzalekoak

osatzera heltzen baina ziur aski kasu guztiak ez dira berdinak izango inola ere inola ere begira duela gutxi aukera izan nuen irakurtzeko

jaunak esandakoa gipuzkoako batzar nagusietan eta

analisi hau eta behin baino gehiagotan hitz egin dugu aditu honi buruz señor martínez usted hablaba en su primera intervención

eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu elkarrekin podemos ezker anitzak eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ez da onartu jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatu dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde berrogei contra hogeita zazpi abstentzio beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua euskal talde popularra ciudadanos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ezartzea eskatzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria den gil jaunak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

gaurko gaiak gogora ekarri dizkit gure alabak txikiak

eskolako jolastokian beste familiekin partekatzen genituen askariak eta solasaldiak ingurune hartan oso kezkatuta geunden umeen gaixotasunaz elikaduraz eta askotan genion geure buruari jantokiko katerinaz

hizpide txertoen garaian eguna hurbildu ahala gure umeen urduritasuna bizi genuen

osasun arloko norbait eskolara etortzen zela

ematen genuen egun bakarra baina txertoena ez zen

gurasook kezkatuta hitzaldiak hasi ginen antolatzen zonaldeko

pediatrarekin eta raquel beitia erizainarekin formakuntza haietan denetariko gaiak jorratu genituen lehen sorospenak

ohiko arazoak eta txertoak besteak beste gerora helduko ziren dolua elikadura txarraren ohiturak eta ondorioak

haien presentzia gero eta ohiko goazen eskolan gauzak horrela oso harreman estuak landu genituen lehen arretako taldearekin hainbesteraino ze komunitateko partaide guztiok irakasleak

hartzen genuen osasun arloko langileak ikasturtez ikasturte eskolan ikustea

eskola orduetan ere izan ziren gure haurrei sexu hezkuntzaz eta menpekotasunez hitz egiten baina hau zoritxarrez

badira urte batzuk gure eskolan horrelako topaketarik ez dela egiten arrazoi ugari daude horretarako

eusko jaurlaritzak lehen arretako zerbitzuetan egin dituen murrizketak dira izurriteak eta beronek ekarritakoak

ikasle irakasleengan izan dituen eraginak berriro gogorarazi digute zeinen beharrezkoak diren osasun figura horiek gure eskoletan

elkarrekin podemos izquierda unida taldearen ustez ezinbestekoa da eskolak osasun eta prebentzio arloetan dituen

erantzun egokia ematea erantzun hori oinarrizko arreta zerbitzu hobetuen bidez eman behar da eta neurri bakarra ez da osasun langilea ipintzearena hitz gutxitan esanda erantzun asistentziala baina baita soziala ere osasuna hobetu sustatu

hauteman eta zaintzeko aukera emango duena eztabaida hortik sortzen da beharrizan horiek ez zeudelako behar bezala beteta

ezin dugu ahaztu eskoletan badirela beste gaixotasun batzuk hala nola diabetesa loditasuna alergiak eta abar eta patologia sarri askotan zuzenean lotuta daudela elikadura txarrarekin edo gorputz

osasuntsu bizitzeko eta gaixotasunei aurre egiteko ohituretan gabezi handiak dauzkagu beraz osasun hezkuntza nabarmentzea oso funtsezkoa dela iruditzen zaigu baina betiere

antolatuta orain arte aipatutako arazoei beste asko gehitu daiteke

teknologiaren erabilera goiztiar okerrak sortutakoak lo eta atseden faltarenak jokaera arriskutsuak edo jazarpenak edo bortizkeriak osasunean dituzten ondorio kaltegarriak

baina ikuspegi zabalago batetik bideratuta guk bat egiten dugu popular ciudadanos taldeak arlo honetaz azaldu duen

beharrezko den guztiari erantzun egokia emateko gainera ez dugu uste proposatzen duten ereduak ikastetxeetan osasun zerbitzuak soilik

gure iritzian parte zuzena hartu behar du kokatuta dagoen komunitateko guraso ikasle eta irakasleen jokaera prestakuntzan eta laguntzan badira gainera proposamen horretan aipatzen ez diren eta guretzat funtsezkoak diren bi ardatz osakidetza

komunitate eta familia erizaintza espezialitatea helburu horrekin sortu zen hau da gizarteak

egokiak emateko eta jakina denez eskola gizartearen atal garrantzitsua da baina lehen arretak azken zazpi urteotan

are gutxiago egun bizi dugun osasun egoerari aurre egiteko orduan jatorrizko proposamenaren gauza batzuekin ados gaude baina hezkuntzatik osasun pertsonala kontratatzearekin ez

aldeko botorik eman eta horrela gertatzen zaigu eajren zuzenketarekin kontra ez gaudela gobernuan dagoenak egin behar duelako egiten ari da alabaina esan behar dugu antzerako planteamendua aurkitu dugula gure zuzenketaren eta eh bilduren taldeak proposatu duenaren artean zeren eta eskola osasuna ezin baita bertan emandako laguntzetara soilik mugatu erabat konbentzituta gaude

osasun ona izateko lehen arretako zerbitzuak bultzatu behar direla askoz baliabide gehiago emanez bereziki

mailako erizainak edo beste osasun figura batzuk kontratatuz anbulategietan lan egingo dutenak baina gizarteari bere osotasunean zerbitzu emango diotenak

txema arginzoniz bezalako pediatra gehiago eta raquel beitia

ikusiko genituzke gure seme alaben eskoletan eta azken hamar urteotan osasun sistema murrizketarik egon ez balitz orain ez genuke horrelako osasun langileen premia aldarrikatu beharrik izango zoritxarrez gaur egun beraiek borondate ona izanda ere

gogora ekartze horretan ez dezagun ahaztu gure arbasoek irakatsi zigutena osasuna munduko ondasuna dela

eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza garde andrea zurea da hitza

ganbera honetako kide guztientzako baita herritar guztientzako ere premia nagusia lehentasun nagusia osasuna bermatzea dela osasun propioa baina batez ere maite ditugunen osasuna bermatzea eta horien artean noski gure ikastetxe guzti guztietan egunero

ikasleak langileak hezkuntza profesionalak familiak alegia ikastetxeetan osasuna bermatzea pandemia garaian

lasterren kontrolatzeko guztion hobe beharrez bai baina batez ere hezkuntzan presentzialtasuna bermatzeko jakin badakigulako

pandemiatik haratago bultzatu behar dugun osasun komunitario eta kolektiboaz ari gara eta

bultzatzeaz ari gara osasunaren sustapenaz ari gara herritarrak hezteaz eta formatzeaz ikastetxeetan auzoetan lantokietan eta behar den

prebentzioaz ari gara herritarrak sendatzeaz baino osasuntsu mantentzeaz ari gara eta hori beharko luke izan osasun sistema publikoaren helburu nagusia ikastetxeetan osasuntsuak heztea eta hori egiteko tresna baliagarriak ditugu jada besteak beste osakidetzak martxan dituen plan eta programa anitzak momentu honetan

baina ezinbestekoak direnak adibidez droga mendekotasuna prebenitzeko programak jarduera fisikoa eta elikadura osasungarria bultzatzen dutenak baina horietan sakondu eta joan behar gara eta horiek guztiak planak programak estrategiak martxan jartzeko eta hauspotzeko ezinbesteko elementua dudarik gabe lehen arreta da lehen arreta estrategia guztien oinarri eta zutabe gisa

lehen arreta osasun sistema publikoaren ekitatea hurbiltasuna eraginkortasuna jasangarritasuna

eta batez ere hori guztia krisialdi garaietan bermatu beharra dago ze badakigu pandemian nola murriztu egin den sarbidea nola ateak zabaldu baino halabeharrez erdi itxi ditugun eta ondorioz zailtasun handiak egon dira zitak hartzeko telefono eta internet bidezko

erabiltzaileekin kontsulta ez presentzialak gailendu dira eta badakigu guzti horrek

makina bat herritarrentzat eta orain arte pandemian arreta bermatu badugu osasun profesionalen gainesfortzu konpromiso eta kemenari esker izan da

eta horretan dihardute momentu honetan ere orduak eta orduak sartzen baina nekatuta daude

askotan aipatu dugu hori krisia hasi zenetik urgentearen urgenteenari erantzuten ibili garela

plano batean geratu da eta hortaz imajinatu non geratu den osasunaren sustapena eta prebentzioa lehen arretaren funtsezko zutabe eta arima direnak ba geratu dira

baina gabezia eta ohitura arazoak ez dira pandemiarekin heldu akaso areagotu dira baina

premiak aspalditik datoz bertako profesionalek

ahaztuak sentitzen direla abandonatuak sentitzen direla zentzu horretan euskal herria bildurentzat funtsezkoa da lehen arreta

ateratzea urteetako abandonoa gainditzea eta lehen arretan klabeak diren osasunaren sustapena eta prebentzioa berrartzea indarrez baina nola planteatzen dugu hori egitea guk osasun sistema publikoa sendotu nahi dugu lehen arretatik abiatuta eta modu komunitarioan hau da arreta

osasun diziplina anitzeko ekipoekin herri eta auzoetako komunitateetan eragiten eta horien eskutik egiten existitzen diren eragile erakunde elkarte

eta horren barruan noski ikastetxeak daude eta horretarako lehen arretan bitartekoak bitartekoak eta bitartekoak behar ditugu inbertsioa planifikazioa auzolana eta batez ere garai berrietara egokitzea eta uste dugu ikastetxeetan hezkuntza

lan asko dagoela egiteko lehen sorospen lanetan ikastaroak eman behar dira ikastetxeetan formakuntza eman behar zaie elikadura jokabide osasungarrien inguruan arreta berezia jarri behar zaio gazteen osasun mentalari autoestima emozioak landu behar dira eskoletan

hezkuntza afektibo sexualean tresnak eman behar dizkiegu drogen aurrean moldatzen jakiteko kontsumoa eta menpekotasunaren gaiak landu behar dira baita substantziarik gabeko menpekotasunak ere eta

dualarekin hor eragin behar dugu eta horretan eragiteko osasun mentalean eragin behar dugu ikastetxeetan eragin behar dugu eta abar luze luzea osasun

infinituak dira eta esandakoa hori guztia egin nahi bada bitartekoak jarri behar ditugu eta osasun zentroetan plantillak handitu behar ditugu

osasun sustapen komunitarioa bultzatzeko eta bide horretan zetorren pp ciudadanos taldearen legez besteko proposamenari egin genion zuzenketa eta baita gaur elkarrekin podemos iurekin aurkeztu dugun erdibidekoa ere zentzu horretan eskerrak eman nahi dizkiot isabel gonzález andreari nirekin elkarlanean ibiltzeagatik eta

eta guretzako erdibideko honetan bi ildo nagusi daude lehenengoa lehen arreta indartzea baliabideak

lan egiteko modu komunitario eta integralean eta bigarrenik oraindik gauden momentuan gaudelako covid hemeretziari hezkuntzan aurre egiteko baliabideak indartzea

eta gil jauna zure proposamenaren inguruan esango nizuke ados egon gaitezkela batez ere zioan planteatzen dituzun gauza ezberdinekin osasunaren sustapenean eta

esan dezakegu ere hezkuntzaren lehenengo etapak funtsezkoak direla

barneratzen eta ikasten diren ohitura eta portaera gehienak gero helduaroan mantentzen direla hortaz

hortaz hausnarketarekin bat etor gaitezke baina planteamenduarekin

igual planteamendu horrek beste sistema edo funtzionatzeko era batzuetan ondo egongo

non gainera osasun profesionalek zentzu horretan eskumen eta eginkizun konkretuak dituzten

beraz goazen balioan jartzea lehen arreta goazen sare hori indartzera eta hortik hezkuntzan eragitea eta

iruditzen zaigu benetan intentzioa dagoela hor baina haratago joatea ere eskatuko genuke eta

bitartekoekin edo bitarteko gehiagorekin egitea eta horregatik guztiagatik gure erdibidekoa

garde andrea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburuak legebiltzarkideok egun on denoi azken urte zoro honetan nekaezin birusa gainditzeko lanean lehen lerroan

dauden erizain guztiei aitortza eginez hasi nahiko nuke gaurko nire parte hartzea erizaintzako profesionalek hainbat eginkizun dituzte aipatu dira

jatorrizko ekimenak adierazi moduan osasunaren sustapena eta osasunerako hezkuntza daude osasunerako hezkuntza

edozein konbinazio gisa pertsonek osasuntsu egon nahi duten osasuna nola lortu jakin nahi duten osasuna mantentzeko ahal dutena

banaka zein taldeka eta behar dutenean laguntza bilatzen duten egoera batera eramaten gaitu osasunerako mundu erakundeak aspaldi adierazi zuen eskoletan haurren osasuna bultzatzearen beharra eta baita

funtsezko eskubide bat zela ideia hori bera berretsi egin zuten bi urte geroago giza eskubideen aldarrikapen unibertsalaren hogeita bostgarrena artikuluan beraz osasuna

ezta ere arazo zientifiko hutsa eritasun eza osasunaren defentsa eta sustapenean era guztietako pertsona profesionalek

eta denek eman behar dituzte beren ezagutza bereziak baina batez ere osasuna bakoitzaren eta komunitatearen erantzukizuna da eta ahalik eta lasterren haurtzarotik kontzeptu hau barneratu beharra dago eta hezkuntza sistema

beste askoren artean eskoletako osasun hezkuntza programatzerakoan osasunaren kontzeptuen artean ondokoa kontutan izan behar dugu osasunak geroz eta autonomoago solidarioago eta gozoagoan bizitzea izan behar du osasunaren eskola emaitzen bizi kalitatearen eta

badago lotura osasun egoera egokia lortzera bideraturiko ezagutzak balioak konpetentziak eta ohiturak eskainiz

gertatuko diren osasunaren alorreko aldaketen izateko beharrezko bideak irekiko zaizkie euskadirentzako ikuspegi hau

aspaldi ezarri zen lehenengo aldiz gure hezkuntza sistema osorako osasun eskolarra izeneko programa martxan

hitz egiten ari gara eta bertan hau jasotzen zen jaurlaritzak osasuna bere osotasunean ikusiz bere ekintza bideak aurrea hartzearen eta sustapenaren aldetik egituratzeko

nolakoz eta zenbatekoz eskola ikasleek osatzen dute herritarren zatirik handienetarikoa eskola osasunari buruzko legeak

anitzeko lanabes eraginkor bat izan nahi du osasun hori bere zabalenean ikusita eta horretan osasun ikerketaz funtsezko gertatzen dira

osasunbide hezkuntzaren alorrez ahaztu gabe nolanahi ere

programa hauen konpetentzia batzuk osasun zentroetatik bideratzera pasatu dira hezkuntza sailaren eta osasun sailaren etengabeko lankidetzan eusko jaurlaritzaren konpromisoa gai honetan sendoa da

ez dago hau berresteko gure ongizatearen gizartea osatzen duten eta eraikitzea hainbeste kostatu zaigun gizarte politikak bermatzen ahalegintzen da jaurlaritza gobernuaren politika eta jarduera guztiak iltzatzen diren ardatza pertsonak direla jakinik

lehentasuna izan da beti prestigiozko eta kalitatezko osasun sistema bermatzea prebentzioa gailendu eta osasunaren kultura sustatuko dituena unibertsaltasun elkartasun ekitate eraginkortasun kalitate herritarren partaidetza printzipioak oinarri hartuta eta ildo horretatik joan izan dira adibidez azken osasun planak eta guzti honen

egiten ari da baiezko erantzuna ematen dizut bizi

handienetakoa da euskadin bai gizonentzat bai emakumeentzat eta garrantzitsuagoa dena ezintasunik gabeko bizi itxaropenak gora egin du bi sexuetan

ahalegina euskadin ditugun osasun emaitzetara iristeko hala eta guztiz ere gure gizartean badaude desberdintasun sozioekonomiko eta kulturalak eta horiek talde ahulenetan izaten dute ondorioa etorkizunari begiratzeak esan nahi du beraz osasunaren baldintzatzaileei heltzea pertsonen osasuna baldintzatzen duten elementu bakoitzaren gainean eragiteko zeinek gainera politika guztietan hartu behar diren kontuan errealitate honegaz gogoratu behar da gure gizarteak geroz eta informazio gehiago duela pertsonek geroz eta konpromiso handiagoa dutela osasunarekiko

eta baliabide publikoen kudeaketarekiko dituzten itxaropenak eta eskakizunak eta dagoeneko ezin da bestela izan gure gizarteko ongizatearen

oso zaharkitutako partaidetza batzuk entzun izan ditut gaur hemen eta horietariko asko gaur hemen komentaturiko gai asko uste ditugu aspaldi gaindituta ditugula hemen eskadin hala ere gil jaunak ere aipaturiko gutun horretan hori kontuan hartuz uste dugu osasuna hobetzeak erakunde guztien helburu partekatua izan behar duela eta hala dela

ekintza politikoaren bidez eremua edozein dela ere eragingo dugu osasunaren gainean eta azken finean herritarren ongizatea areagotzen lagunduko dugu osasuna politika guztietan

horrela uste zuen ralph emersonek eta guk ere bai horrela uste dugu osasuna da aberastasunik garrantzitsuena osasuna sustatzea eta gaixotasunak prebenitzea lehentasuntzat hartzea ere esan nahi du eta zehazki inguru eta bizi estilo osasungarriak sustatzea gazte gaztetatik gure apustua da pertsonen osasun onean eragiten

sektore guztien arteko erantzunkidetasuna konpromiso partekatua lankidetza sinergiak eta interakzioak sustatzen jarraitzea

es un modelo que funciona besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoa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

eskerrik asko gonzález andrea eh bildu taldearen ordezkaria garde andrea zurea da hitza

printzipioz dena dagoela ondo denok konpartituko ditugula gauza asko

eta paperak dena aguantatzen duela baina osasun hezkuntza gure ustez askoz gehiago da eta haratago doa

noski ekiditeko gaitzak haur eta nerabeen artean eta gazteen artean ez bakarrik obesitatea baizik eta elikadura jokabide nahasmenak esaterako adibidez tamalez hain ohikoak eta mingarriak nerabezaroan eta

eta arreta ikasleen osasun mentalean jarri behar dugu estigmak eta tabuak apurtuz emozioetan autoestiman

hezkuntza hezkidetzaile parekidean aurrera egin behar dugu eta

heziketa afektibo sexuala lantzea eta sexu

adibidez zeinak sexualitatea modu integralean eta transbertsalean lan egiten duen eta gil jauna zuk parte hartzen duzun taldean badago alderdi bat zeinak gurutzada mediatiko politiko judizial bat

adibidez eta gehiago esango nizuke erizainen beharraz hitz egin duzu ikastetxeetan

baina urrian hori bera eskatzen zuen erdibideko baten kontra bozkatu zenuen hor zure kontraesana y habla usted de madurez a la hora

andrea bai zerbait egiten ari da baina guretzako ez da nahikoa ikasleei esaterako bullying edota drogen inguruan jasotzen dituzten ikastaroak

ordu eta erdiko ikastaroak ematen zaizkie urtean behin bullying eta drogak lantzeko ez da nahikoa evidentemente hortaz osasuna hezkuntzan bai noski baina integrala anitza eta baliabide gehiagorekin lehen arretan errotuta eta herri eta auzoetako komunitateen

eskerrik asko garde andrea sozialistak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu andrea labur labur pare bat gauza komentatzeko lehenik eta behin lehen garde andreak

horrelako esaldi bat esan duela ez hori zela lehentasuna hori izan da lehentasuna eta hau bete egin da eta nik uste dut denok esan dezakegula arrakastatsua

maila honetara heltzea modu presentzialean hasieran urduritasun ugariren atzetik

posiblea zela eta lortu egin dela eta bueno ba gaurko datuak ikusterik baino

horretarako euskal herria bilduk eta elkarrekin podemosek erdibidetutako testuaren inguruan guk ez genuen

arretaren esparruan arreta komunitarioan sakonduko duten osasun profesionalak ezartzea eskatzen delako ikastetxeekin lan egiteko lehen mailako arretako osasun zentroek beren lurraldean sortzen diren eta komunitate esparruan osasunarekin zerikusia duten

artatzen dituzte jada eta hezkuntza eremuan

baita beste edozeinetan beraz guk benetan egiten dela uste dugu eta benetan ondo egiten dela

eredu hau arrakastatsua da eta nik uste dut hori inork ezin duela ondo funtzionatzen du eta oposizioko taldeek hau badakizue funtzionatu egiten duela y cuando se hace bien

para qué cambiar gure ustez komenigarriagoa da osasun zentroekin lankidetza indartzea

euskadi nik ez dakit gonzález andreak zenbatetan galdetu duzu zuk ba ez dakit konstatazio hori edo kontraste hori egin ahal izateko nik badakit gure

denekin batzartzen ari dela ikasturte hasieratik ikastetxe guztiekin eta lehen eskutik jasotzen ari dela beharrizan ezberdinen

eta ez dugu ikusten beraz zerbaitengatik izango da baina hala ere eta horregatik beraiekin hitz egiten dagoelako eta beharrizan

aipaturiko bestelako kuestio batzuekin bai egiten dugu bat eta gobernuak bat egiten du adibidez beharrezkoa ikusten dugu ikasleen gaitasunak indartzen jarraitzea osasuna sustatzeari eta ohitura osasungarriak hartzeari dagokionez eta baita ere

irakasleei zuzendutako prestakuntza eskaintza indartzen jarraitzea ikasleen gaixotasuna eta autonomia hobeto ezagutzeko eta autokudeatzeko uste dugu hor

zuzenketa babestea egokien ikusten dugu eta horretara doaz gaurko

arrizabalaga andrea martínez andreak ez du hitzik hartu behar beraz eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu

taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jarraian elkarrekin podemos ezker anitza eh bildu taldearen erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde cuarenta y siete contra beraz ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak

gai zerrendako laugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

eta adostasunetik lantzeko ponentzia bat sortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebaztea talde proposatzailearen txanda da eh bildu taldearen ordezkaria den

dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta eskerrak ere mahaikideei nolabait eta jarraian

diegun errespetuagatik eguerdi on guztioi eta eskerrik asko gaur etorri zareten eragile kultural ezberdinei industria kulturaleko sektoreko

gurea bezalako herrian duen garrantziaz enegarrenez ez goaz hitz egitera orain bizi dugun egoeraren aurrean zer nolako neurriak hartu behar diren eta erantzun behar diote neurri horiek zentratzeko momentua delako hori bai ikuspegi zabalago batekin eta ez bakarrik epe laburrerako begirada soil batekin

covidaren krisia kulturgintzan eragiten ari den kalteek inoiz baino argiago utzi dute kulturgintzaren eta beren beregi euskal kulturgintzaren prekarietatea hamarkadetako eta egiturazko arazoa dela horrek momentu honetan erantzun eta konponbide azkarrak ematera behartzen gaitu bai baita ere erabaki eta neurri sakonak hartzera aldaketa estrukturalak gauzatzeko politika kulturaletan jauzi kualitatiboa emanez sendo eta irmo kulturak izaera estrategikoa duen heinean

eztabaidara ekarri dugun proposamena artistaren sortzailearen eta kultur langilearen euskal estatutuaren ponentzia sortzekoa hain zuzen ere

lan esparru bat legealdi honetarako kulturgintzari dagokionez hamar konpromiso nagusi hartu genituen eta hartu zituen gure koalizioak eta hau zen horietako bat eta hemen gaude beraz ekimen honen defentsan emandako hitza ere betetzen eta zergatik da inportantea eta beharrezkoa

azkenaurreko azterlanean artistentzako eta kultur arloko profesionalentzako etorkizuneko aukerak izenekoa zertaz ari garen ondo laburbiltzen du

dutenak eta zailtasunak dakartzatenak egungo legegintza esparruaren arabera garatzeko eta lan artistikoaren ezaugarrien artean hiru

terminoaren barruan sartzen den kolektiboaren heterogeneotasuna lanaren behin behinekotasuna eta horregatik behar izaten dira diru iturri osagarriak izan

beraz guztiontzako hain ezagunak diren behin behinekotasuna intermitentzia heterogeneotasuna proiektuetan oinarritutako emaitzei buruzko ziurgabetasuna besteak beste ezaugarri hauek zailtasunak dakartzate egungo legegintza esparruaren arabera garatzeko horregatik

sormen arloko profesionalek eta enpresek esparru baldintza egokiak behar dituzte sorkuntza ahalbidetuko eta erraztuko duen arau marko espezifiko bat lan baldintza minimoak ezarriz estaldura eta babes soziala emateko arau esparrua egokituz erretiro prestazioen eta egile eskubideengatiko diru sarrerak bateragarri eginez

zabaltzeko eta nazioartekotzeko aukerak areagotuz edo kontratazioak erregulatuz eta horietako arau batzuk garatzeko eskumen osorik ez badugu ere beste asko gure esku daude arazo estrukturalak hor egon dira beti baina artisten estatutu propioak garatzearen aukera eta beharraren azkartzea batez ere pandemiak eragin badu

baita ere kongresuak onartutako txostenarekin etorri da behar hori nolabait eta azalduko dut artistaren estatutu berria izenekoa

bide batez esan beharra dago gaur egun honen garapena erabat geldi dagoena eta hego euskal herrian estatuko artistaren estatutu berri

zuzena izango luke araba bizkaia eta gipuzkoan ere zeren eta zoritxarrez gaur egun eta urte asko eta gero ez dugu

baina estatutu horrek jaso eta eskumena gurea izateagatik horiengatik ere beharra dugu gure garapen propioa izatea besteak beste

delako horregatik diogu ezaugarri propioekin garatu beharreko artisten euskal estatutu propioa garatzea ezinbestekoa dela eta

uste dugu baina eskumen kontuetatik haratago ditugun erremintetatik haratago arazoei aurre egiteko eta erantzuteko badaude beste elementu batzuk estatutu horren izaerarekin eta gure herriak dituen ezaugarri propioekin zerikusia dutenak kontzeptualak esan daitezke edo

estatuko estatutuak ez du aintzat hartzen euskal kulturaren eta euskarazko kulturaren nolakotasuna eta ezaugarriak eta hemen garatu beharko genukeen eta garatu beharreko estatutuak zalantzarik gabe errealitate honi erantzun behar dio eta

gabe horretan ez dugu zalantzarik ez dagoelako besterik beraz guk

urte honetan eta esparru denak erregulatu ahal izatea baina ez da horrela eta zentzu horretan

estatuarena hemen positiboa eragin positiboa izango luke horretan guk ere argi dugu errealitate printzipioan oinarrituta baina errealitate printzipioa den bezala esan dudan bezala estatuko estatutuak ez diola erantzuten gure kultura ekosistema osatzen duten beraz hau ez da marko ezberdinen arteko eztabaida bat batak estatukoak kanpo uzten ditu euskaraz aritzen diren sortzaile artista eta industria kulturaleko hainbat euren ezaugarriekin eta hemengoak horiek ere barnebilduko lituzke eta horiei ere erantzuna emango lieke

kanpo uzten ditu euskal kulturgintzaren errealitatea eta beharrak eta hemengoak horiei ere erantzungo die horregatik eta berriz ere esango dut ezaugarri propioekin garatu beharreko artisten

beharra horretan ez dago zalantzarik eta horretan uste dugu gaur eztabaida handirik izango denik orduan gaur

da estatutu hori nola sortu estatutu hori nola eraiki eta nola abiatu horren inguruan

emango dugun eztabaida eta aurrekaririk sortu gabe baina ongi egindakoa ezkutatu gabe ere estatu mailan diputatuen kongresuan onartutakoa hilabete askoren lanaren ondorioa izan zen kulturaren esparruko parte hartze zabalarekin eta

politiko osoarekin osoarekin azpibatzorde hori modu formalean bildu zen hogeita lau bileretan kideen artean modu

informalean egindako bilera ugariez gain eta horiek guztiek eragindako sektoreetako

izandako etengabeko harremanez gain

hilabeteetako lana esan dudan bezala ondo baloratua izan da gainera oro har kultura ekosistemako eragileen aldetik eta hori da

hona legebiltzarrean ponentziaren sorrerarekin planteatzen duguna aniztasun parte hartze zabal elkarlan eta adostasunaren emaitza izan dadila artistaren sortzailearen eta kultur langilearen euskal estatutua eta gobernuaren jaurlaritzaren planteamendu bat eta ondoren horren inguruko iritzia edo hori ekarpen txiki batzuk egiteko emanez eta horregatik espazio eta horretarako espazio naturala da eta baliabide eta ezaugarri guztiak betetzen dituen lantaldea da

ponentzia honen sorrera modu tasatuan denboran udazkenerako lanak amaituta izateko jaurlaritzak modu paraleloan lanean jarraituz eta kulturako

gauzak sektorearekin modu partekatuan egiten ez direnean horrelakoak gertatzen dira eta gaur ez naiz

abiatutako dirulaguntzak berdez dira aurreikusitako kopuruak eta gorriz emandakoak dirulaguntza horiek porrot bat izan ziren baina berriz diot ez noa horretan sakontzera baizik hau

adibide bat besterik ez da zergatiaz

horiek azaltzeko eragileekin egiten ez direnean erabakiak hartzen ez direnean gauzak diseinatzen ez direnean

inorekin kontatu gabe eta hor dago kajoian dirudienez pasa den martxoaren zazpian gobernu kontseiluak ere dirulaguntzen plan estrategikoa lau urteetarako adostu eta onartu zuen eta guk dakigunez eta kontrasteak egin ondoren ere eragileekin kontatu gabe jarri dudan dirulaguntzen adibidea euskal

erabat hondoratuta dago bi mila hemeretzian eta hogeian behin bakarrik bildu da beraz hori ere bada adibide bat eta abar luze bat

informatu batzuetan bai eta akaso datu batzuk eskatu baina kultura politiken diseinu eta erabakietan parte hartze minimorik ez

eta gaur horretan norabide aldaketa bat adierazteko aukera du jaurlaritzak

elkarrekin podemosekin sinatu dugun erdibidekoari baiezkoa emanez edo abstenituz aurrera egin dezan proposamena erdibidekoak dio

eusko legebiltzarrak kultura ezinbesteko ondasuntzat jo duenak guk jo genuen eta horrela izendatu genuen duela bi hilabete

eratzea erabakitzen du aniztasunaren eta parte hartze zabalaren emaitza izango dena eta besteak beste artisten eta kultur arloko profesionalen erregistroa sortzea duena eta beraz gure ustez gure ustez ulergaitza litzateke sektorearekin batera aritzeari sektorearekin

ematea gaurkoan ausartak izan apustu sendoa egin egiteko moduan ere gardentasunez gauzak eztabaidatu erabakiak hartu

erabakien erdigunean kokatuz erabakien parte hartzaile eginez ditzagun haiek ere haiek ere bai zentzu honetan eta hartu ditzagun neurriak modu partekatuan

egokitutako erantzunak emanez etorkizuneko oinarriak ezarriz orain dugu beharra orain dugu aukera gaurtik hasita aniztasun parte hartze zabal
eta adostasunetik artistaren sortzailearen eta kultur langilearen euskal estatutuaren sortzeko ponentziari baiezkoa emanez eskerrik asko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria den gustavo jaunak dauka hitza

que nosotros podamos debatir muchas gracias eskerrik asko barrio jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

alonso jauna euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

gonbidatuok egun on gaurko puntuan legebiltzarrari

izan ere abstenitu egingo gara ppk aurkeztu duen zuzenketan berak manejatzen duen eskema egokia iruditzen zaigulako hau da gobernuak estatutua egingo du beste plan gehienek egiten dituen moduan eta lege gehienak egiten diren moduan eta legebiltzar honetara ekarri

eztabaidatuko dira beraz gainontzeko taldeek nahi badute monografiko hori

konpromiso hori hartzen dugu behintzat plano diferentetan gaude baina nolabait esateko baimenduta nago hori esateko gobernuaren partetik ere bai

badakigu ponentziak luze doazela gainera adibide moduan jarri duzu kongresuan egin zen azpibatzorde hori

badakigu ez zela izango hilabete gutxiren kontua nik uste dut eta

aurretik gonbidatu dituzuen eta eduki ditugun agerraldietan

sindikatua eta alerta gorriko kideak eduki genituen eta nik haren mezuetatik

mezuenetariko bat izan zen eraginkortasuna nahi dutela

eta madrilekoa oso gauza ederra izan da oso ariketa ederra izan da

hauspotutako prozesu bat kongresura eramanda kongresuan hori zuk komentatutako azpibatzorde luze hori

hirurogeita hamabost puntuko zerrenda bat atera da baina zer gertatzen da gobernua planen

hutsetik hasi behar dela plana garatzen eta hotzean hasten denez gero luzerako dala eta gauza batzuk ezin dira egikaritu eta hemen esan da

momentuz bi errege dekretu bitartez bost bakarrik

egia da ere alberto alonso jaunak esan duena errege dekretu bat

eta garatuko du puntu asko garatuko ditu baina nik uste lege gehienetan egiten den moduan hobe dela lantzen duen mahai horrek hori gobernua

hemen eztabaida bat edukitzea eta zuk esan duzu hemen ondoren monografiko hipotetiko horretan ekarpen txiki batzuk egingo dituzuela ez dakit nik nire taldearen izenean hartzen dut konpromisoa

eta aurretik egin behar diren batzarrak edukitzeko eta lanketa serio bat egiteko eta nik

zer lotzen du gehiago gobernuak kongresuak espainia kasuan edo legebiltzar honetan egindako txosten aholku edo gomendio txosten bat edo gobernuak berak egin duen plangintza bat eta berak garatu behar duen plangintza bat

artisten estatutu berria landu egingo du eta eragileak entzunda eta gobernuarekin guk ere berba eginda ikusten ditugun helburuen artean daude alde batetik

saretze lan bat egin behar da sinergiak sortu eta sortzaileen artean elkarlanerako joera handiagoa sustatu puntu hau oso inportantea iruditzen zaigu ze alerta gorrikoek

plazaratu zuten gauzetariko bat da oso atomizatutako mundu bat dela eta

frantziak askoz ere garatuago dauka eremu hau

elkarte potenteak daudelako eta nik uste hemen euskadi mailan ere badagoela bide bat egiteke

dignifikatu eta profesionalizatzeko hezkuntzaren tituluen aldetik lanbide bakoitza hobeto identifikatu egin behar da perfilak edota tituluak sortu trebetasunak aitortu eta ofizialki hauek errekonozitzeko ez da bakarrik titulitis gauza bat askotan

eta plegutan ezaugarriak zehazten direnean hor

pertsonen perfila identifikatzeko eta hor ere badaukagu lan bat estatutuan garatu behar dena bigarrenik fiskalitatearen esparruan zerga sistema

gauza txar bat intermitentzia da sortzaile askoren lanaren ezaugarri bat

edo horren kontra jokatu behar dugunik baizik eta gu modelo horretara joan eta legeak

hirugarrenik babes sozialen kontua dago hor alonsok aipatu duen moduan espainiak bere eskumenak ditu eta hor kotizazioen

espainian eman beharko da baina guk ere baditugu beste eskumen batzuk eta

kontu honen inguruan eta laugarrenik euskararen babesa da guk daukagun espezifidade evidente bat gure erkidegoan

euskadiko zerga koordinazio organoarekin foru aldundietako

hezkuntza sailarekin enplegu politika sailarekin eudelekin

eta ondoren batzar nagusietara eraman eta bozkatu

hau hemendik hastea eta lanketa guztia hemen egitea zentzua dauka nik uste dut ezetz askoz ere logikoa dela

zehaztasun guztiarekin dokumentu bat idatzi eta berak garatu behar duen dokumentu horretan legebiltzar honek parte hartu eta ekarpen txikiak ez ekarpen

egin indar korrelazioa ez da aldatuko egia da batzorde horretan guk jarraituko dugula gehiengoa edukitzen baina berriz diot nolabaiteko predisposizioarekin joango garela

hori eztabaidatzera lanketa beraz gobernuari dagokio orain ez da

erronkak dituelako kultura sailak adibidez

dela egun gutxi komentatu den udak nola joango diren baina logika eta filosofia hasieratik hau izan da eta da osasun murrizketak baldintzatzen duten edo horiek kontutan edukita saiatu ekitaldiak egiten eta pertsiana goian mantentzen ezta bueno gobernuak gero aipatu duzue ere estarrona jauna

hori grafika bat agertu diguzu laguntzen exekuzioaren inguruan eta egia da eta esan dugu batzordean ere aitortu dugu eta gobernuak ere aitortu du ba bueno apenas apirilean

hilabete baten laguntza horiek bi milioi eta erdiko laguntza horiek jada plazaratu zituen gobernuak egia da ba bueno hor

sektorearen eraikitzea edo estruktura bera hor oztopo nagusia izan zela laguntza horiek ondo bideratzeko baina egia da ere orain dela hamar egun

jarri dituela gobernuak laguntza moduan lanbiderekin elkarlanean eta beraz laguntzak berriz ere

laguntzak mantendu ahalik eta enpresa eta sortzaileak egoera

onenean mantentzeko covida pasatu arte eta epe ertainean eta

garatu etorkizuneko sektore potenteago bat edukitzeko eskerrik asko

erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

arruabarrena jauna zuek nolabait eta adierazi duzue eta gobernuaren izenean eta horretarako baimena zenuela komentatu duzu pues konpromisoa hartzen zuela gobernuak eta

izenean baina nik uste dut ere eraginkortasunaren izenean ezetz esatea

parte hartzaile bati eta ateak irekitzea nik uste dut ez dakit hor balantzan jarri beharko genuke zeren azkenean uste dut gaudela

jaurlaritza honen eta betiko moduetan egiteko dituen betiko moduetan zeren guk eta orain aldez aurretik esango dut guk

batez ere eta gaurkoan horregatik nola egin behar den hori horretan zentratzen ginen uste dugu

horretan agenteen parte hartze zera hori ez dela inondik inora zehazten eta hori ez dela nolabait inolaz ere bermatzen eta guk uste dugu orain

oraingoan ere uste dugu berriro jaurlaritza oker dabilela jaurlaritza kultur ekosistemaren parte da ez da buru ez da jabe

sektorean nola dagoen galdetzea diagnostikoa egiteko eta bere ustez kultura sailaren ustez egokiak diren neurriak diseinatu eta abiatzea hori ez da lidergoa

para nosotros correcto de liderazgo eta artistaren sortzailearen eta kultur langilearen euskal estatutuaren sortzeko ponentziari ezezkoa emanez

neurri batean baina batez ere eta amaituko dut orain presidente andrea edo baita ere herri oso bat kulturaz blaitzen dute

artistek eta profesionalek eta horregatik euskal kultur industriak

agenda politikoaren lehen lerrora ekarri behar ditugu ponentzia honen bitartez ekarri behar genituen eurekin elkarlanean batera lan eginez eta batera erabakiak hartuz
eskerrik asko estarrona jauna elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna zurea da hitza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

yo creo que tenemos un margen de actuación eskerrik asko barrio jauna mistoak ez du hitzik hartu behar sozialistak alonso jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko alonso jauna euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza bertatik zure

eta prozeduraren aldetik nik gogoratu nahi dut planak egitea gobernuari dagokiola

legeak onartzea legebiltzar honi dagokion bezala beraz gaurkoan hiru aukera genituen ponentzia bat sortu monografiko bat egin edo ezer ez egin hau da legebiltzar honi parte hartzeko kasu honetan aukerarik ez eman printzipioz ez daukalako parte hartzeko aukerarik

eta hautatu dugun aukera izan da monografiko bat egin

ez gaitu behartu gu joan gara aukera horren bila

denboretako nolabaiteko elkarlanerako joera hori mantentzeko eta hemendik aurrera estatutua gobernuak egingo du uste dut ona dela berak egitea zehaztasun handiko estatutu bat izango delako oso zeharkako edo transbertsala izango delako ate asko ukitu beharko ditu

eta hortik aurrera etorriko da legebiltzar honetara eta eztabaidatuko dugu eztabaidatu behar dugun guztia baina ponentzian edo monografikoan edo osoko bilkuran edo batzordean indar korrelazioa berdina izango da eta legegintzaldi honetan bueno ba hiritarrek nahi izan dute alderdi sozialistak eta eajk gehiengo bat edukitzea

gure jarrera izango da akordioaren aldekoa eta gaur adierazi dugun moduan partaidetzaren aldekoa eta hori

eskerrik asko arruabarrena jauna eztabaida amaitu da eta bozketara jarriko dugu eh bilduk eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakezue

osoko zuzenketa ez da onartu puntu honetara iritsita

bai gai zerrendako bostgarren puntua

euskadin automobilgintzako renove plan

talde proposatzailearen txanda euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkariak gil jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta

gracias eskerrik asko

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

egun on edo arratsalde on guztioi kotxeak elektrikoak izango dira kotxe guztiak izango dira elektrikoak

noiz hori ahalik eta gertuen ahalik eta lasterren gertatzea interesatzen zaigu kotxe elektrikoak

ikerketak egin dira eta europan adibidez kalkulatzen da kotxe termiko batek bere bizitza osoan ekoizpen prozesua barneratuta eta noski argindarraren jatorriak kontuan hartuta kotxe elektriko batek bere bizitzan emisioak gutxitzen dituela ehuneko hogeita hamarretik ehuneko

bitartean eta hazteko aukerak daude gainera

murrizketa horretan beraz interesatzen zaigu gizarte moduan elektrifikazio prozesu hori ahalik eta azkarrena izatea ahalik eta azkarren eman dadin kotxe pribatua izatea ez da eskubide bat eta gobernuak administrazio publikoek ez dute bermatu behar diru publikoarekin jendea kotxe pribatu bat edukitzea etxebizitza bada eskubide bat

hezkuntza horiek eskubideak dira eta horiek diru publikoarekin bermatu egin behar dira baina kotxe pribatua izateko dirulaguntza publikoak bideratzen badira izan behar da ez soilik

baizik eta estrategia kolektibo baten baitan txertatzen den dinamika bati erantzuten eta kasu honetan uste dut salbuespen hori onartu egin daitekeela

laguntza publiko guztiak trantsizio ekologikoarekin lerratuta baldin badaude hau da kotxeak erosteko laguntza guztiak errenta kriterioak kontutan

de gasto de la gente trabajadora baina egia da hernández jaunak esan duena mugikortasunaren trantsizio ekologikoa ez da

termikoak ehun milioi kotxe elektriko bihurtzea hori ere ez da jasangarria kotxe elektrikoek ere

ekologikoa eta beraz mugikortasunaren trantsizioa beste parametroetan kokatu egin behar da ez gara gaur etorri horretaz hitz egitera gaur talde proponenteak renove planari buruz

erantzungo diogu baina bai esan behar dugu argi gera dadin mugikortasun

kotxe elektrikoekin ordezkatzea baizik eta sistema askoz konplexuagoa da eta sistema horren baitan ere kotxe pribatu guztiak elektrikoak izan behar direla argi daukagu kotxe elektrikoaren garapenak arazoak ditu gaur gaurkoz

karga denbora luzeegiak modelo gutxi daude arazo tekniko horien inguruan marka guztiak buru belarri sartuta daude eta epe labur ertainean segur aski konponduko dute gaur politikatik bi mugarri altxatu egin behar dira barkatu bi harresi

kotxe elektrikoaren garapenean alde batetik kotxe horien prezioa eta beste aldetik karga sarearen

instituzioek eta baita ere euskal instituzioek badaukate betetzen ari ez diren paper bat sarearen garapenean etxeko lanak egin gabe daude

ari bagara prezioen inguruan ere hitz egingo dugu kotxe elektriko batek normalean gehiago kostatzen du bere parekide termikoa baino zortzi hamar hamabi mila gehiago hori egia da jende askorentzat oztopo gaindiezina

ezin du eskuratu prezio horretan kotxe elektriko bat gainera eta inkluso hemendik aipatu egin da neurri batean

pijo ekopijoen kontu bat balira bezala besteak baino garestiagoak direlako eta hori ekiditu behar dugu kotxe

direlako eta teknologia berri guztiek hasieran presio daukate gero orokortzen direnean lortzen da prezioa ere demokratizatzea eta eskuragarriak bihurtzea denontzat etxeko telebistak

pantaila laukoak oso garestiak ziren bakarrik aberatsentzat gaur gaurkoz denok daukagu etxean horrelakorik eta baita ere telefono mugikorrekin smartphoneak agertu zirenean ere

orokortu egin ziren kasu honetan eta kotxe elektrikoen kasuan denoi komeni zaigu isurketen helburuak lortzeko orokortzea jada ez da gustu kontua erosotasun kontua da kontu ekologikoa eta horregatik

bultzatu behar dute eta horretarako bultzatu behar da momentu honetan kotxe elektrikoen salmenta gero bolumen bat hartzen denean eskalako ekonomiaren

eta orokortuko da kotxe horiek eskuratzeko eskubidea baina momentu honetan apustua egin behar da kotxe elektrikoen

poltsiko ondo bete eta ondo betetzen ari diren oraindik pandemia eta guzti

eskatu egin behar zaie esfortzu bat kotxe elektrikoen prezioak murrizteko

esfortzu bat laguntzeko kotxe elektrikoen eta erosle batzuei gaitasuna daukatenei momentu honetan hitz egiten ari gara klase ertainari buruz ze ez daude kotxe elektriko merkeak gaur gaurkoz

parte bat ere bere poltsikotik ordaintzea helburua da ez pertsona partikular batzuk laguntzea baizik eta kotxe

lortzea orokortzea eta aipatu dudan moduan merketzea etorkizunean denontzat eskuragarriagoak izateko asko dago egiteko asko falta zaigu eta atzean gelditzen ari gara gai honetan ere

de la automoción por tanto guk bai defendatzen dugu jendea laguntzea epe zehatz batean trantsizio moduan eta ibilgailu elektrikoak prezioan termikoekin parekatu arte baina soilik trantsizioaren perspektiba horretatik

eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak arruabarrena jauna zurea da hitza

zarata barik eta ke barik edukitea gainera osasunarentzako seguru

gobernuak baina gaur egungo errealitatea ere kontutan eduki behar da eta egin behar dena da ere ez bakarrik kotxeak kotxeengatik aldatu hor ados gaude egin behar duguna da mugikortasuna jasangarriago egin

jasangarriagoa egin elektrifikatu edo hidrogenoz hornitu hor adimen artifiziala ere

garraio publikoak bilbo eta donostiako metroa zabaldu edo eraiki gasteizko trenbidea ere zabaldu

lehentasunezko apustua da eta horrek denak eta kotxeen flotaren berritzeak egingo du

emisioak isuriak askoz ere modu azeleratuagoan behera joatea eta bi mila berrogeita hamargarrena urtean neutroak izatea karbonoari dagokionez beraz eta bide horretan gobernu honek jarraituko du kotxeen flota berrizteko ahaleginetan beharrezkoak diren
esfortzuak eginez eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna erantzuteko txandara pasatuz euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria

eskerrik asko gil jauna hernández jauna hitza hartu behar du zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna casanova jauna zurea da hitza

alderdi bakoitzari dagokion erreplika

y a comprometernos por ello eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna corcuera andrea zurea da hitza bertatik

autogintza bat baina kotxerik ez tubogintza bai baina tuborik ez

nazioarteko komertzioa eta merkataritza bueno muga askorekin energia berriztagarriak bai baina non

zuen udal guztietan arazoak besterik ez dituzue jartzen ezta

horrek dinamika horrek ez gaitu aurrerapausoak ematera eramaten

herri moduan eta kontraesan guztiak gainera errealismo faltarekin betetzen dituzue ze klaro casanova jauna zuk esaten duzu bueno kotxe elektrikoak

gobernuak hori diruz lagundu eta diferentzia hori deuseztatu egiten da ya

bateriak errekargatzeko lau ordu egon behar zara hor zerura begira eta gaur egungo teknologiarekin klaro

eskerrik asko eskerrik asko arruabarrena jauna eztabaida amaituta

jarriko dugu euskal talde popular ciudadanos taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka zazpi boto alde sesenta y siete contra beraz

jarraian elkarrekin podemos ezker anitza taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eh bildu taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian bozkatu dezakegu

hogei boto alde berrogeita bat contra hamabi abstentzio beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak

euskal sozialistek aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamalau eman dugu bozka berrogei boto alde hogeita zortzi contra sei abstentzio beraz